egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu eseri bakoitza zuen lekuetan gogoratu

bozka delegatua dagoela urruzunorengan eta borja sémperrena laura garridogan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

bateragarritasun egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

legebiltzar talderen batek irizpenaren alde edo aurka hitz egiteko

bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu irizpenarekin zerikusia duen legebiltzarkideak izan ezik gainerako legebiltzarkideak eman dezakezue botoa bozkatu dezakegu

hirurogeita lau eman dugu bozka

onartu da eta onetsita geratzen da irizpena gai zerrendako bigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok egun on

alderdi bakoitzak abiadura handiko trenaren inguruan duen jarrera alde batera utzita beharrezkoa deritzogu azpiegitura honen kostuak eta onurak aztertuko dituen txostena egiteari jaurlaritzari hala egiteko eskatzen diogu gure herrian inoiz eman ez den azpiegiturarik handi eta garestienaren inguruan ari garela gogora ekarrita legez besteko proposamenean

eskaera oso zehatza da eskaera baino eskakizuna guztion gaineko ondorioak dituen eta etorkizunean egin daitekeen edozein azpiegitura baldintzatuko duen inbertsioa delako eta hala egin beharra dagoela uste dugu osasungarria justua eta beharrezkoa delako diru publikoa erabiltzeko informazio guztia eskaintzea eta gastuak ekar dezakeena zein ekarriko ez duenaren jakitun izan behar garelako suposiziorik gabe opakutasunik gabe eta betikoak gutxi batzuk aberasteko

eta esan beharra dugu kezkatzen gaituela eraikuntzarekin aberastu diren

orain trenbide garraiorako operadore bezala aurkezten direnak kezkatzen gaitu batzuek negozio handiak egiten dituztelako diru publikoaren lepotik beti ere eraikuntzan eta ustiaketan badirudi merkatu libre hainbeste

en tres meses konbentzituta nago guztiok izan nahi dugula eredugarriak baliabide publikoak kudeatu eta diru publikoa gastatzeko orduan izan gaitezen ere

diruz ordaintzen diren azpiegiturak proiektatzeko garaian guztion onurarako izan daitezela

eskerrik asko matute jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria juez andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburuak legebiltzar kideok egun on guztioi

hementxe bertan esan zen edo nik behintzat ala ulertu nuen seranteseko gaia tratatu zenean

gobernuak proiektuak hasten dituela eta gero sobre la marcha

hori ez da egia eta ez da egia joan zen ostegunean

esku artean eta eztabaidatzen ari garen gaian ere ez a estas alturas esaten den bezala abiadura handiko trenaren proiektuari koste onurak azterketa bat egitea eskatzeak ez dauka zentzu handirik

hasi baino aurreko faseetan burutu diren azterketak eta ikerketak mahai gainean daude aspalditik eta legebiltzar honetan askotan eztabaidatu dira proiektu handi eta garrantzitsu guztiekin edo ia guztiekin gertatzen den bezala

hori horrela izaten da eta oraingoan horrela da baita ere

dena aurrera doanean eta helburua lortzeko horrenbeste urte eta ahalegin beharrezkoak izan direnean badirudi bidean beste harri bat jartzea ez dela zentzuduna ez bidezkoa gauzak behin eta berriro errepikatzeagatik ez dira egia bihurtzen jarrerak aztertzea eta eztabaidatzea baikorra da

eta denok gogoratzen ditugun zenbait metodo erabiltzeak ez gaitu inora eramaten eta benetan kezkagarria da gainera inbertsio honetan dagoeneko

sortarazi ahal dituen ondorioak sakonki aztertuta daude berriro esaten dut ingurumenaren eta lurralde politikaren sailak eta gobernuak proiektu honek euskal gizarteari ekarriko dizkion onurak behin eta berriro aztertu dituela

gizarte arlotik eta ingurumen arlotik ere bai denbora eta ahalegin ikaragarria izan da proiektu hau aurrera atera ahal izatea

baieztatu zen bezala kapritxoa delako edo inprobisazioaren ondorioa delako

proiektuak goitik behera aztertu dezakegu ikerketak txostenak eta dena delakoak eskatu ditzakegu baina helburua argi du gobernuak gure herriaren garapen ekonomikoa eta garapen soziala politika honek gure herria non kokatu duen non kokatzen duen gaur egun eta etorkizunean non kokatu nahi duen

beti kontraren politiken emaitzak tamalez ezagutzen ditugu baita ere eta gure gizarteak argi dago ez dituela nahi proiektu honen onurak eta abantaila sozialak kolokan jartzen dute batzuk

gaur egun dugun sistema soziala konplexua eta eraginkorra da politika soziala osasun sistema moderno hurbil

eta erabilgarri bat izatea da kultura eskaintza zabala eta eskuragarria izatea da ingurumena zaintzea da

datozen belaunaldiei herri aurrerakoi bat uztea da eta garraio moderno eta eraginkorrak izatea da

aurretik esandako helburuak lortzeko bide bat da garestia bai lan handiak eskatzen dituena baita ere baina beharrezkoa eta eraginkorra aurrera egitea nahi badugu ekonomikoki bideragarria den garraio publikoko proiektu oso gutxi aurkitu ditzakegu

bideragarritasun hori sozialki aurrera egitekoan datza eta ezin gara atzean geratu aurrera egin dugu gure lurraldea europan eta munduan kokatuz gure herriarentzat beharrezkoak diren garraio azpiegiturak egitea bideragarritasun teknikoa

errentagarritasun ekonomikoa eta soziala aztertuz sakonki eta luze aztertuz erabakitzen dira erabiltzen diren eta kasu honetan erabili diren prozedurak europar batasunak garraioen azpiegituren proiektuak ebaluatzeko homologatu dituenak izan dira ezin da ukatu

garraioak sistema osoak eginkizun oso garrantzitsua du euskal

proiektua martxan dago aurrera doa lan izugarria egin da eta errealitatea bihurtzen ari da

esaten da momentu egokia dela aztertzeko zeintzuk ziren bere garaian ahta diseinatu zenean erabiltzen ziren argudioak eta errealitateak agerian utzi dituen datuak ba ez da momentu egokia

eskaera honen helburua eta ez informazioa jasotzea eta biltzea

argibideak emanda eta jasota daude dagoeneko legebiltzar honetan proiektu hau

aurkeztu dira onurak eta kalteak aztertu dira proiektuaren helburua zein den ondo azaldu da

obren egoeraz eta bilakaeraz puntualki eman da informazio zehatza eta osotua eta ematen da sailburuak erantzun zuenez proiektu luze eta sendo batek urteak eramaten ditu eta beharren eskaera aldatu egiten da historiaren une bakoitzean funtsezkoak ziren komunikabideetatik baztertuta geratzeak

zati handi bat lurpetik doa edo biaduktoen bitartez eta horrela inpaktuetako batzuk gutxitu egiten dira gaur egungo

abiadura handiko trenak naturaren gaineko eraginak ahal den gehien murrizten ari dira ekonomia garatzea helburu izanda kultura zerbitzuak eta ekonomia eskaintzak hurbildu eta gehitu egingo dira enpresak eraginkorragoak eta lehiakorragoak izango dira

elkartu eta hurbildu egingo dira gure erkidegoa europan kokatua badago harenganako distantzia laburtu behar dugu abiadura handiak

eraginkortasuna garapena hurbiltasuna eta modernitatea dira proiektuaren oinarria eta ardatza betiere jasangarritasunarekin lotuta euskal euskadiko ekonomia bultzatzen duen proiektua da aberastasuna sortuko du eta gure lurraldeak egituratzeko eta bateratzeko tresna baliagarria frantzia eta estatuko loturak

gehituko ditu urtean proiektu honek nazioartekotasuna indartzen du

osatzen duten euro lurraldeek duten pisu demografikoa kontuan izanda etorkizuneko eraginkortasuna aurreikusten diote aditu askok

euskal y a euskal autonomia erkidegoko hiru probintzietan hedatuko da

sistema mistoa izatea hau da pertsona eta merkantzien garraioa erabiltzea abantaila handia da honek suposatuko du errepideetatik eta

trafikoaren segurtasuna eta azkartasuna ekarriko dituela abiadura handiko trenaren proiektua aurrera doa

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria ruiz anderea zurea da hitza

a rechazar su iniciativa gracias eskerrik asko ruiz andrea euskal sozialistak elola jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar mahaikide andrea

sailburu eta legebiltzarkide guztioi gaurko honetan eh bilduko legez besteko proposamen batetaz

gai oso errekurrentea da oso errekurrentea da eta ni hasiko naiz zioarekin

aurkeztu duen arrazoia azaltzen duen zioarekin eta horrela hasten da

ez da egon eztabaida ekonomiko eta teknikorik hori zuek diozue guk esaten dugu

egia absolutua ez dagoenez matute jauna ez keinurik egin

agian baina besteena ez da egia itxuraz esaten dugu eztabaida hau antzua dela

garaian dator proposamena eta horregatik ez da beharrezkoa proposamen hau zuen proposamena onartzea

europako kontseiluan madril gasteiz eta dax ardatza abiadura handiko trenaren proiektu estrategikoaren barnean sartzea erabaki zuen

azpiegitura hau eraikitzea finantziazioa europako fondoez lagunduta

eusko jaurlaritzak gipuzkoako ibilbidea bere gain hartu zuen

inongo estudio ekonomiko finantziero bestelakorikegin gabe

ba bai eta dirua horrela botatzen da besteek horrela botatzen dute zuek

eusko jaurlaritzari dagokion harrezkero gipuzkoako lurraldean bi mila hamaseiren bukaerarako obra zibila bukatuta egongo dela aurreikusten da

egindako tramu honi ibilbide honi eginda bultzakadaz oso arro sentitzen gera

nola alde gaudenen arteko leia omen dago leia ez guk proiektu baten sinesten dugunean bultzakada ematen diogu ahalik eta gehienen eta aurrekontuaz lagunduaz eta

jarriaz esaten dut

eta gasteiz eta bilbo arteko ibilbidea dagokienez fomento sustapen ministerioari

eta bera ere aurrera dihoa bi mila hamabosteko irailean jakingo duzue gogoan izango duzue

esan zuen bi mila hemeretzirako bukatuta egongo zela

bere agerraldian batzordean egindako agerraldian ere esan zuen bere ustez agian egin zekiela guk ere gure zalantzak ditugu

baina zalantzak zalantza egia da azpiegitura hau bukatzear dagoela

alderdi politiko batzuk bere garaian apustu estrategiko bat egin zuten egitasmo honen alde noski eta beste batzuk aldez kontra eta arrazoi desberdinengatik

proposamena sinatzen duena da señor matute siendo

besteok arduraz ez dugula jokatzen azpiegitura baten erabakia hartzen dugunen zeuek bakarrik

zuk zure ibilbidea baduzu politikan zure ingurukoak ere bai bakoitzak du bere historia eta zuen ardura eta besteena konparatzen nik ez dut konparatzen nik lasai nago gure alderdiak arduraz jokatzen duela azpiegitura bat

eta hobekuntzak azalduaz eta hala egin behar da matute jauna hasieran proposamen bat azpiegitura bat

zuzenketak proposatzen aldaketak proposatzen azken finean diru publikoan erabilera ona egiteko orain zuek zatozte honi

hori garbi da eta hori zuen erabaki politikoa garbia da beti izan da eta orain ere jarraitzen duzue berdinean

bueno baina gaur ni zurekin ez naiz sartu pertsonalki baina zure ibilbidea bai

bai zuk eh bilduren izenean zatoz baina zuk eh bildukoa zara baita ere

eta zuen artean ezker abertzalea dago aipatu duzu aipatu duzu que de

azaldu nahi dut gaurko zuen proposamen hau berri ona badela ere berri ona badela zeren eta hona ekarri duzue gaia

eta hemen eztabaidatzen ari gara alde egon edo ez egon zuen proposamenarekin alde egon edo ez horrela izango balitz azpiegitura honen

hasiera hasieratik ezker abertzalea bere osotasunean

hau hartu izan balu eta eztabaidagai jarri izan bazuen zegokien lekuetan zarautzen orion hernanin

eraikitzaile izandako atentatu horiek ez lirateke gertatutako eta gaur

eta postura hartzea eta garbi ikusten dugu zuena

ez dela ustez zehatza interesantea baina zehatza

zeren azkenean babesa ematen dio azpiegitura honi eta lehen esan dut zuek esan duzuen bezala alderdi batzuk erabakia hartu zuten azpiegitura honi baiezkoa emateko ba bai eta hori esaten du bere

baita ere eusko jaurlaritzari eskatzen dio pausuak emateko

eta ibilbide hori jarraian jarraia izateko eta beste aldetik eskatzen dio europari daukaten txosten edo estudio
ekonomiko eta bestelakoak hona ekartzeko ba horrekin bat egiten dugu mila esker eskerrik asko elola jauna

eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak juez anderea

baina datuak interes konkretu batzuen

onurarako erabiltzen badira hori manipulatzea da eta

azaldu diren datu asko estatu osokoak dira eta ez gure erkidegokoak eta aipatu duzun

gure erkidegoa kokatu dute europan eta kokatu dute aurrerapenean orain arte hartu dira erabakiak ondo pentsatuta ezin gara atzean gelditu eta ez dugu atzean gelditu nahi eredua gara eta eredua izaten jarraitzen nahi dugu batzuen politikak aplikatu ezkero oraindik gure garraioak

egia da hori ez dugula nahi zuek jarraitu

proiektua aurrera doa eta errealitatea bihurtzen ari da eta horretan ari gara lanean se ha hablado continuamente de

los requisitos todo va cambiando ze garraio publikok ekartzen du errentagarritasun ekonomikoa hori da gakoa adibideren bat aurkitu

guzti honengatik guk osoko emendakina aurkeztu dugu eta eskerrak eman nahi dizkiot elola jaunari eta alderdi sozialistari emango diguten babesagatik eta baita ruiz andereari eta talde popularrari euren babesagatik eskerrik asko
eskerrik asko juez anderea euskal talde popularraren ordezkaria ruiz anderea zurea da hitza

hitz egin genuen serantes tunelari buruzkoari zuek kontra zinaten

hegoaldeko saihesbidea irekitzearen alde baina bitartean zuek kontra zaudeten bitartean eta ezer egiten ez den bitartean

bilboko portua sistema orokorrean dagoena

soluzio on bat ez dakit itxi beharra izango da horrek suposatuko duenarekin baita ere orain hamabost egun lurzoruaren legearen ponentzia irekitzearena

taldekideak esan zuen hombre zuen arrazoia da egoera sozioekonomikoa aldatu egin dela

trenbide honen sarearen osaketa garai baten erabaki zena beste egoera sozioekonomiko baten ginela baina orain gaurkoan gaude eta gaur guri dagokiguna

lehenik eta azkarren martxan jartzea bere onurak herri honek gure herriak eta hiritarrak aprobetxa dezaten

eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

bat abstentzio ondorioz ez da onartu jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bederatzi abstentzio ondorioz ez da onartu jarraian eta azkenik euzko abertzaleak taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamar eman dugu bozka berrogeita hamar bai hogeita bat ez

euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena garoñaren balizko berrirekitzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

barrio jauna ordezkaria denak dauka hitza gracias
presidenta egun on lehendakari consejera

utzi dela orain eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza lópez de munain jauna zurea da hitza

era a mí onartu behar dugu gaur ekarri den proposamen honek ez duela ekarpen handiegirik

ez du ekarpenik egiten garoñako balizko behin betiko itxierari edo jarduera berriro hartzeari dena esanda dagoelako jada

eajk bere aldetik ganbara honen mandatu argia zeukan eta mandatu horren

esan zigun ez zuela mandatua betetzeko asmorik lekuz kanpoko erantzuna izan zen erakunde ofizial batengatik etorritakoa dela

martxoaren hemeretzirako antolatu duten erakunde ekitaldian parte hartzeko deia luzatzen dugu horrela adieraziko dugu berriro ere jendartea garoñarekin nazkatuta dagoela eta ez duela zentral nuklearrik nahi

de la ciudadanía bukatzeko gogoratu nahiko nuke garoña ixten bada ez dela izango balizko gobernuaren meritu bat inondik

ez baditu berriro ateak irekitzen herritarrek egindako borrokarengatik

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria ramírez escudero jauna zurea da hitza

eusko legebiltzarra garoñako zentral nuklearraren behin betiko itxiera eskatzen du eta jardunean ari den egungo espainiako gobernuak du zentralaren berrirekiera erraztuko lukeen

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko
ramírez escudero jauna erantzunen txandara pasatuz rojo andreak ez du hitzik hartu behar

ez du hitzik hartu behar mistoak ezta ere

amaitu denez bototara jarriko dugu euskal sozialistak eh bildu taldeak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa puntuka eskatu da

arazorik puntuka ez bale orduan lehenengo bat bi hiru lau

bale orduan erdibideko zuzenketa osoa bozkatuko dugu bale bozkatu dezakegu

ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena haurren jaiotza eta adopzio baimenak parekatzen

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldeko ordezkaria den lur etxeberriak dauka hitza

islandian bi mila hamabian krisi ekonomikoa bete betean murgilduta

guraso bakoitzak hiruna hilabeteko baimena eta beste hiru hilabete gurasoen artean bana zitezkeenak orain pixkanaka gurasotasun baimenak parekatzeko eredurantz goaz bakoitzak sei hilabete izan dezan

aitatasun baimena hamalau astera luzatu zuten baimen egunak beste gurasoari pasatzeko aukerarik gabe hau da baimen transferiezinak suedian gurasoek orotara laurehun eta laurogei eguneko baimena dute hamasei hilabete

ondorioz emaitza izan da gizon gehienek emakumeei pasa izan dizkietela beraien baimen egunak estatu espainiarrean bi mila hamaseian hau da gaur egun

baimena amatasun baimenaren zortzirena bi mila zazpiko berdintasun legearen aginduz bi asteok lau astera luzatu behar zuten bi mila hamaikan

atzeratu du luzapen hau krisi ekonomikoaren aitzakian

hemengo administrazio publikoko langile berriz hemezortzi asteko amatasun baimena dute eta hogeita zortzi eguneko aitatasun baimena

motz geratzen da oso laburra da baina batez ere emakume eta gizonen arteko rol tradizionalak indartzen ditu

eta gizonei berriz aurreikusten zaie eta eskatzen zaie lehenbailehen lan mundura

esparru publikora inkorporatzea emakumeak

baimena izendatzeko modua bera ere diskriminatzailea da amatasun baimenak eta aitatasun baimenak jakin badakigu familia mota asko dagoela

ametako batek aitatasun baimena erabili behar du eta aldiz bi gizonez osatutako familian

horregatik proposatzen dugu hemendik aurrera euskaraz gurasotasun baimenez hitz egitea sexuari dagokionez neutroa delako eta edo bestela haurren jaiotza

hitz gutxitan guk nahi duguna da islandia gehiago eta madril gutxiago

uste du gurasotasun baimenak parekatu egin behar direla eta hauek sei hilabeteko iraupena behar dutela izan hau da pertsona bakoitzak guraso izateagatik

haurrak zaintzeko bat haurren zaintza ez delako emakumeen ardura soilik bi gizonek ere haurren zaintzan inplikatu behar dutelako eta hiru pertsona zaintzeari lehentasuna emango dieten politika publikoak egin behar direlako

baimenak parekatzea bi eratako eraginak izango lituzke batetik haurren zaintzan gizonen inplikazioa handitzea

lan merkatuan emakumeen diskriminazio mota bat ezabatzen lagunduko luke nolabait izan ere enpresari askok emakumeen kolektiboa arrisku kolektibotzat ikusten dute jakin badakitelako haurrak izanez gero gizonen baino baimen luzeagoa izango dutela eta ondoren haurren zaintzarako ere

erabili beharko dituztela askotan eta aldiz gizonei aurreikusten diete disponibilitate erabatekoa beraien fase guztietan hortaz uste dugu

onurak ekarriko ligukeela gaur aurkezten dugun ekimen honen bidez

jaurlaritzari eskatzen diogu abia dezala gurasotasun baimenak parekatzeko proiektu pilotu bat bere menpeko sail edo erakunde batetan

bi astez luzatuz ondoren emaitzak aztertuta proposatzen duguna da erreforma orokortu egin litekeela pixkanaka antzeko zerbait egin zuten islandian

eta ondoren islandia osora zabaldu zuten erreforma gurasotasun baimenek izan behar dute iraupen berdina

ehuneko ehunean ordainduak transferiezinak zergatik esperientziak erakusten duelako aukera dagoen kasuetan guraso batek besteari baimen egunak pasatzekoa gizon gehienek aita gehienek emakumeei pasatzen dizkietela beraien baimen egunak eta hortaz ez da lortzen erantzunkidetasunean

eta nolabait indartzen jarraitzen da emakume eta gizonen arteko rol banaketa tradizionala baina baimenek izan behar dute laugarren ezaugarri bat ere ondoz ondokoak izatea horrek esan nahi du

bata bestearen jarraian baimena erabiltzea haurra zaintzeko denbora luzatuz

zehaztu ahal izateko jaurlaritzaren zein departamentu edo erakundeetan egin daitekeen proiektu pilotu hau zehazteko zein egutegirekin egingo litzatekeen hau da zer progresibotasun maila aplikatuko litzatekeen eta baita ere zehazteko

hurrengo urteko aurrekontuetan diru partida hori aurreikusi ahal izateko eta proiektu pilotua martxan jartzeko eta ados gaude bestetik pnvk bere zuzenketan aipatzen duenarekin

eta sindikatuen ordezkaritza kontuan hartuta ados gaude horrekin eta uste dugu prozesu guzti hau ordezkaritza sindikalarekin eztabaidatu eta adostuta egin behar dela

madril oraingoz muga da eta islandiatik urrun dago

posible da proiektu pilotu bat abiatzea jaurlaritzaren menpeko sail edo erakunde batean modu progresiboan baimenak parekatzen joateko eta ondoren emaitzak aztertuta erreforma hau zabaltzen joatea horretarako aukera ez ezik betebeharra ere badauka jaurlaritzak berdintasun legearen hogeita hamabostgarrena artikuluak hala agintzen duelako

pertsonak zaintzea barne erantzukizunak har ditzatela sustatuko dute

zaintza lanetan gizonen erantzunkidetasuna sustatzeko

bada garaia norabide honetan politika publiko eraginkorrak egiten hasteko

egia da gurasotasun baimenak parekatzeko neurria ez dela arazo guztien konponbidea hori hala da eta

osatzea baina horrek ez dio proposamen honi garrantzirik kentzen

politika publikoak egin behar dira hortaz baina norabide berri batekin izan ere gaur egungo zaintza sistema injustua da ez da jasangarria eta ez die pertsonen beharrei erantzuten haurren zaintza sistema neurri handi batean oinarritzen da amatasun baimenetan eta kontziliaziorako deitzen zaien politiketan

eta politika mota hauek zaintza emakumeen gain uzten jarraitzen dute izan ere

zaintza intentsiboa eskatzen duten uneetan sustatzen dute batez ere emakumeen etxeratzea izan partziala izan erabatekoa baina hau da

eta aldiz zerbitzu publikoak gutxi garatu dira europa iparraldeko zerbitzu publikoak transatlantiko bat balira hemengoak

eta zaintzaren ardura ezin da familiena izan ezta emakumeena ere denon ardura denez gizonek ere parte hartu behar dute

horregatik gurasotasun baimenak iraupen berekoak eta zerbitzu publiko unibertsalak haur eskolak barne guztientzat doakoak eta kalitatezkoak

ez itotzeko norabide horretan kokatzen dugu gure proposamena pertsonen zaintza eta ongizatea lehentasun

islandia gure iparra eskerrik asko etxeberria
anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd

euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

sailburua legebiltzarkideok esan dezakegu gizarte aurreratu batean kontziliazio politikak ere aurreratuak direla eta

determinado benetako berdintasuna lortzeko berdintasunaren aldeko politika garatu behar da eta hau da instituzio eta administrazio

egin behar dutena eta kontziliazioaren arloan aurrera joateko ezinbestekoa da

kontziliazio politikari buruz hitz egiten dugunean neurri desberdinei buruz

eh bildu horrelako proposamenak aurkezten dituenean komenigarria izango litzateke eskumenei buruz

bai baina ez aipatzea testu batean zeren askenean akordioetara heltzeko zailtasun handia

adostutako zuzenketan eh bildu eta alderdi sozialistaren artean gauza bera gertatzen da alderdi popularrak ere ez du ulertzen

eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak fresno andrea zurea da hitza

etenaldi txiki bat eskatzen gai honetan baliteke minimoen akordio batera heltzea talde guztien artean eta gustatuko

eskerrik asko sailburuak legebiltzarkideok eguerdi on denoi atzoko titularrak

eta gero txikitan bai eh bilduko parlamentari batzuek errekonozitzen zuten konpetentzia aldetik gai hau kongresuarena dena eta niretzako bai dela inportantea hauxe bera azpimarratzea konpetentzia aldetik

parte hartzean zehar entzungo duzuenaren arabera lehenik eta behin esan behar da legebiltzar honetan legebiltzar honetan oraintxe bertan esku artean daukagula talde guztiek gobernuak aurkezturiko

euskal enplegu publikoaren proiektu legea honetan ere beti bezala eusko jaurlaritza aitzindari amatasun baimena luzatzea proposatzen duena eta

beste proposamen askoren artean eta espazio hori zergatik ez da erabiltzen egoera hau aldatzeko bai galdetu nahiko nuke

erabiltzen horrelako proposamenak egiteko lege proiektua legebiltzarrean gure artean daukagula aprobetxatuz

gurasotasuna modu integral batean landu beharraz hitz egin da baita ere

ekiparazioaren inguruan baizik eta familiei babes zabalagoa ematean uste dut alderdi sozialistak esan duela eta baita alderdi popularreko

lehendakariak berak politika orokorreko plenoan aurreratu zuen moduan

ildo nagusia aurkeztu egingo da laster eta horretan ere aurreikusita dago estrategia hau aurkezten denean enpresa eta sindikatuekin mahaiaren agendan sartzea beraz honetan ere bai

aitzindari arartekoak badu txosten bat

tituluarekin horretan konparatibo bat egiten da gure erkidegoa eta europaren artean datu oso interesgarriak daude benetan

beraz lehen esan dudan moduan gobernu hau beti aitzindari

baina dagozkion espazioak eta denborak errespetatuz guzti hau dela eta gure zuzenketa egokiena dela uste dugu behintzat

iritzia aldatuko badugun baina behintzat oraingoz hori da defendatuko duguna eskerrik asko eskerrik asko
arrizabalaga anderea etengo dugu joango zarete zenbat denbora behar duzu gutxi gora behera edo ez dakit beno bukatzen denean tinbrea joko dut bale berriz hasten garenean tinbrea joko